eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena covid iraunkorra aitortu ikertu eta osasun arretan integratzeari buruz eztabaida eta behin betiko

ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko arratsalde on
denoi nire hitzaldiarekin hasi aurretik agurtu nahi ditut

kideak ongietorria eman nahi diet legebiltzarrera zuen etxera guztiona da eta jakin

dituzuela eta nahi duzuenerako hemen gaudela guk behintzat ahaleginak egingo ditugu zuen

aurrera atera daitezen eskatzen duzuena sentsuzkoa delako logikoa delako eta arduradun publikok erantzun beharreko arazo bat delako garbi dugu hamairu hilabeteetan pandemia hasi zenetik ahaztu handienetakoak izan zaretela

zoritxarrez ahaztu ugari egon direlako hilabete guzti hauetan baina berandu bada ere bada garaia eaen ere covid iraunkorra gaixotasuna

duzuen kideak errekonozitu eta bizibilizatzeko agenda politikoan kokatzeko osasun agendan kokatzeko aitortza ezinbestekoa da aitortzarik ez badago nekez iritsiko garelako ezarri behar diren eta hartu behar diren

dugun proposamenean aitortzatik hasten gara lehen puntuan jasotzen dugu eaen covid iraunkorra deituriko gaixotasuna

oms munduko osasun erakundeak aitortua dauka lehen aldiz abuztuan hasi zen hitz egiten covid iraunkorraz eta irailean

azpimarratzeaz gain dei egin zuen neurri espezifikoak hartzera pazienteak artatzeko eta denboran birusak izan zitzakeen ondorioak ezagutzeko ordutik nazioarte mailan makina bat ikerketa egon dira

iraunkorra agerraldian bertan ere hemen izan genituelako kolektiboko kideak adierazi ziguten nola britainia handiko ganberak onartua zuen edo eta nola nafarroako parlamentuak

aitortu zuen ere covid iraunkorra eta oraindik

hori aitortzeko ez legebiltzarrean eta ez

eta benetan tristea da eta zer pentsarazi beharko liguke

ba hamairu hilabete ostean gobernuak jarraitzen duelako

erantzuten gai izan gabe gaixotasunaren erpin guztiei heltzeko edo osasun saila ez delako gai izan pandemiaren bilakaeran egokitzen joateko pandemiaren kudeaketan ikusten ari gara osasun saila ondorioei erantzuten ari dela

aurreikuspenak egiteko aurrea hartzeko datozen

persistenteak ez du horrekin zerikusirik baina hala ere ez zaio gaiari heldu edo behintzat ez du gaitasunik horretarako erakutsi ea gaurko eztabaida baliagarria den zentzu horretan urrats bat emateko eta

erantzuten digun gobernuak zein ekimen hartuko dituen

etxe honetan bertan izandako agerraldian kolektiboak aurkeztutako eta eskatutako neurriak jasotzen saiatu gara alde batetik

osakidetzan ibilbide osoa definitzea alegia diagnostikorako arretarako tratamendurako jarraipenerako ibilbidea definitzea eta ez definitu bakarrik baizik eta garatzea ze dokumentuetan oso polita geratu daitezke edukiak protokoloak baina ez baldin badira garatzen hasieran bezala

gara beraz gaixo hauentzat beharrezkoa da ibilbide argia izatea arretarako osakidetzan eta ibilbide hori lehen arretatik hasten da eta horrek eskatzen du lehen arreta

formazioarekin informazioarekin baliabideekin osasun sistemarako sarbidea prestatua izatea baina zer esango dizuet lehen arretako egoeraz etxe honetan asko hitz egin dugu lehen arretaz pandemia aurretik jada dagoeneko oso ukituta zetorren eta pandemiak puntilla eman dio ez jada lehen arretako kontzeptua ere

inbertsioa behar dugu lehen arreta indartzeko zer behar dugu ibilbide horretaz gain behar dugu formazioa formazioa behar dugu definitzen diren protokolo horiek ibilbide horiek behar den bezala garatzeko hau da goian definitzen diren jarraibide guzti horiek

iristea eta behar den bezala garatzea eta ez gertatzea tokatzen zaizun osasun profesionalaren arabera arreta bat edo beste bat

diseinatzerako orduan unitateak sortzen hasiak dira adibidez

nafarroan eta andaluzian ere eta hemen ere hau aztertu beharko litzateke nola diseinatzen dugun ibilbide hori bai

osoa izateko baina ez dadila gertatu eaen uharteak egotea eta bizi zaren tokiaren arabera arreta bat edo beste bat izatea ez sare bat behar dugu

ikasteko ezagutzak konpartitzeko eta ikerketan ere hobetzeko hori alde batetik

ikerketa behar dugu ikerketa lerroak irekitzea ezagutzeko gaixotasun hori zergatik ematen den baina tratamenduak ere definitzeko ikerketa behar dugu eta hobetzeko noski beraz konturatzen baldin bazarete ibilbidea edo prozesua edo oinarriak oso argiak dira ez aitortza

hasten da eta kontutan izan gaixotasun honetan diagnostikoa definitzea oso zaila dela

oso desberdinak direlako eta garrantzi berezia dauka gero izango litzateke formakuntza laugarrena ikerketa eta bosgarrena bajen kudeaketa

gaixotasunarentzat kodigo propio bat izatea kodigo bat izatea beharrezkoa da

eta katalunian kodigoa ere jarri dute omsek ere

onartzen du gaixotasunaren kodigoa eta hemen gaixotasun hau pairatzen duten herritarrak izugarrizko arazoekin

egitea eta nola egiten da diagnostikoa bakoitzak mediku bakoitzak egiten du

lehenengo olatuan tokatu zitzaienak etxean geratu behar izan zuten hor daude ere negatibo faltsuak baina sintomak hor daude

sintomak desagertzen dira baina gero denborara agertzen dira baina gaixotasunari ez baldin badiogu

zailtzen du dena zailtzen du eta are gehiago gaixotasuna inbisibilizatzen du beraz berriro

covid iraunkorreko gaixoen aitortza gabe inbisibilizatuta eta baztertuta zirkulu bat

bere garrantzia dute eta gaur gobernuari eskatzen dioguna da aipaturiko urratsak emateko ematen hasteko ekimena hartzea bada garaia gai hau serio hartzeko ekimena hartzeko eta urratsak emateko

ematekotan dela ikerketari dagokionean baina oraindik oso

aitortza ere egin gabe dugu eta lan handia dago egiteko

begiratu inguruko herrietan zer dagoen herrialdeetan zer egiten ari diren copiar pegar eta innobatu nahi baldin

horretan baina mesedez hasi mugitzen hasi mugitzen eta hori da gaur eskatzen dioguna gobernuari badakigu gaurkoan

eh bilduk aurkeztutako ekimenari ezezkoa emango diola gobernua sostengatzen duten taldeak bada zer esango dugu pena bat da

gu prest egongo ginateke ere puntuka bozkatzea nahi baldin baduzue puntuka bozkatzeko

iritsiko bagina ere positiboa izango litzateke legebiltzarrak eaeko legebiltzarrak covid iraunkorra aitortzea

inportantea litzatekeela aho batez guztiok urrats hori ematea gizartera begira

minimoen minimoa izango litzatekeela eta gure partetik besterik ez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

eskerrik asko presidente andrea arratsalde on guztioi

eman nahi diet hemen debate hau jarraitzen ari diren pertsonei

iraunkorra errealitate bat dela eta ezin dugu ukatu eta egia da

bereziki jakiteko zeintzuk diren kolektibo honen beharrak edo pertsona hauen

eta dituzten arazoak eta ildo horretatik komenigarria ikusten dugu bideratu behar direla neurriak eta

akordio bat bereziki gobernuari laguntza ematen dioten alderdiekin baina espero dugu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

eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok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

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

hernández jauna arazorik gabe puntuka bozkatuko dugu

bai eskatu dute eta gure aldetik ez dago arazorik esan nahiko nukeena da enpatia ondo dago kolektibokoei eskertzea ondo dago

behar dutena da neurriak neurri zehatzak arretari begirakoak diagnostikoari begirakoak bajei

ondo ondo legoke begira guk ditugun ezagutzak eaen dauden ezagutzak berdinak dira txinan daudenak londresen katalunian andaluzian eta nafarroan ezagutza

mugitzen ari dira eta hemen ez zergatik zergatik aitortza ere ez

eta noski eboluzio bat dagoela ikerketa dagoela baina hori pandemian gertatu da gaixotasun guztiekin gertatzen da

baina horregatik gobernu bat osasun sail bat ez da geratu behar eskuak gurutzatuta neurriak hartu behar ditu eta pandemian ere

hemen ere argudio horrek aitzakia horrek ez digu ez digu balio ez digu balio zer gehiago begira

alde batetik alderdi popularrak esaten digu zehaztasuna falta dela nik garrido andreari eskatuko nioke zintzotasun pixkatxo bat

akordiorik egiten beraz ez esan zehaztasunik ez dagoela nahi baduzu irakurtzen dut

jasota eta irakurtzen dut zuek aurkeztutako osoko zuzenketa eta esango

zerk ez duen zehaztasuna gero alde batetik alderdi sozialistak esaten digu maximalistak garela gomendatzen diot ere irakurtzeko eta konparatu nik hori ulertu dizut rico jauna

iruditzen zait gure proposamena oso zentzuzkoa oso neurtua eta oso

logikoa dela gero bestetik guri batez ere kezkatzen

gobernuaren pasibitatea edo paralisia ez dakit den edo gaitasun falta ez dakit benetan atzean

beti atzetik goazela arrastaka goazela atzean geratzen ari garela ba orain dela hamarkada batzuk

baina hori ja bukatu zen hori bukatu zen eta orain beti atzetik goaz arrastaka goaz eta ez dakit den beldurragatik erabakiak hartzeko

paralizatu egiten duelako gobernua gaitasun ezagatik den edo aurrekontuak ez direlako

eta horrek aurrekontuetan inpaktu bat duelako ez dut ezagutzen baina bai daukat sentsazioa azkenean covid iraunkorreko

oso gobernu nekatu bat bezala nekatua paralizatua

eta pena bat da pena bat da gaurkoan ezta minimo hori ere

hainbat herrialdetan urruti joan gabe gure inguruan ere aitortza bat dagoenean

eta esandakoa eta jarraituko dugu lanean covid iraunkorreko pazienteak aitortza izan dezaten bizibilizatuak izan daitezen arreta

unitateak eraikitzeko zeren pentsatzen duzue bakarrik hau pandemia

eta gaixotasun hori hor egongo da modu batera edo bestera beste gaixotasun batzuk geratzen joan diren bezala

eta hor ere horri ere erantzun egin beharko zaio erantzun egin beharko zaio eta gero kode bat behar dugu kode bat behar dugu

lan asko dago egiteko eta guk bakarrik eskatu nahi dizuegu paralisi horretatik mesedez neke horretatik ateratzeko

hartzeko jende asko dagoela elkarlanerako prest dagoeneko hainbat elkarte ari dira beraien artean ere lanak egiten estatu mailan ere hemengo elkartea kolektibokoak ere hainbat esku daude eta baliatuz dauden esku guztiak lanerako eta batez ere herritarrek dituzten behar eta arazo horiei

emateko eskerrik asko ubera andrea euskal talde popular ciudadanos taldeak ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko tellería jauna amaitzeko elkarrekin podemos ez du hitzik hartu behar

puntuka nola nahi duzue bozkatzea puntuka nola bozkatuko dugu

bozketara jarriko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatuko dugu lehenengo puntua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka

ez da onartu jarraian bi hiru lau bost puntuak bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

berrogei contra hogeita zortzi abstentzio beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak

hogeita hamalau abstentzio beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako seigarren puntua mozioa

atzemandako irregulartasun larrien aurrean ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumen sailak izan duen jarduerari buruz eta duela gutxi iragarri duen

kontraesanean aritzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena
talde proposatzailearen txanda larrea andrea zurea da hitza ekimen aurkeztu eta defendatzeko gracias

eskerrik asko presidente andrea eta arratsalde on guztioi

andreak interpelazioa egin zion tapia sailburuari martxoaren

interpelazioaren testua irakurtzen jardun dut eta oposizioak askotan sarritan erabiltzen duen ohiko elementu bat topatu dut behin baino gehiagotan bertan aipatuta kezka kezkatuta gaude legebiltzar honetako saio bakoitzean dezentetan entzuteko aukera izaten dugu

beraz konklusio batetara iritsi naiz eta da kezka oposizioak dituen lanabesetako bat dela eta ezingo dugu esan bizi ditugun garai hauetan ez dagoenik makina bat arrazoi kezka sentitzeko alderantzi nahiez eta dago kezkatzeko nahiko arrazoi bazterretan

kezkatuta egotea normala eta zilegia akaso akaso hain zilegi ez dena zera da batzuetan batzuetan

sentitzen ez duten kezka antzezten jardutea hain zuzen herritarrengan kezka areagotzeko esperantzaz kezka areagotu

arerio politikoa higatzeko sasi helburu politikoaz eta jaso dezagun

bukatzeko oposizioa sarritan kezkatuta agertzen da eta gaur bertan ere entzun dugu

denok den denok ez bakarrik oposizioak denok

denaren konbentzimendua eta jaurlaritza berriz kezkati egotetik askoz haratago

ardura bereziarekin ari da lanean ikuskaritza asko aipatzen ari da gai honen inguruan eta ikuskaritza dela eta ez dela

jaurlaritzako ingurumen ikuskaritzak egindako ikuskapen txostenak hain zuzen antzeman zituen

zergatik ikuskapenak ikuskaritza egin zuelako eta desbideraketak antzeman zituelako eta antzemandako desbideraketak konpondu ziren ikuskaritzak egindako ikuskapenak antzeman zituelako eta antzeman zituenez jaurlaritzaren ingurumen sailak konpontzeko

eta hau guztia ez da aho korapilo bat ebidentziari aitormen egitea baizik sailburuari egindako interpelazioan

eusko jaurlaritzaren ekimenak hain zuzen sailako zabortegiak bere ingurumen baimenak agindutakoa betetzea bermatzeko helburua du esan zuen sailburuak jaurlaritzaren erantzukizuna da aurkitutako irregulartasunak zuzentzea esan zuen aipatu den bezala garrantzi handirik gabeko hamaika desbideratze eta beste sei izaera moderatuak ikusi zirela aitortu zuen sailburuak

administratiboak azaldu zuen sailburuak ikuskariak ikusitako desbideratze guztiak iazko abenduaren bederatzirako konponduak zituztela

eta bukatzeko sailburuak esan zuen desbideratzeak konpondu arren espedientea izapidegilearen eskuetan dagoela eta

gero eta gauza gehiago ere esan zituen la consejera afirmó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

martínez jauna zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoak hitza hartu behar du ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

bai arratsalde on guztioi alonso

gustatu zait zure besteekiko izan duzun deslegitimazio jarrera hori

eta zuk ere arrizabalaga andrea deslegitimazio saiakera polita egiten duzu esaten duzu besteok kezka adierazten baldin badugu

edo despatxatzen gaituzu baina kezka inpostatuak edo txanpon horrek badu beste alde bat eta da antzeztutako lasaitasuna ere

beraz nik uste dut bata bestearekin neutralizatzen dela guk gaurkoan ez dugu emendakinik egin benetan zaila egiten zitzaigulako identifikatzea zein den gaurko eztabaidagaia

batetik dator kasu konkretu batetik eta iruditzen zait kasu konkretu horrekiko informazioa edo azalpenak edo behar nahi baldin badira interpelazioa egin zen eta baditugu mekanismo batzuk legebiltzarkide bezala informazioa lortzeko galderak egiteko eta abar informazio hori

baditugula uste dut kezka edo kontua baldin bazen hori abiapuntu hartu eta hondakin industrial zabortegi inspekzioen inguruko eztabaida bat irekitzea ba iruditzen zait baita ere oraintxe bertan baditugula irekiak parez pare potente batzuk hau da ingurumen administrazioaren legea izapidetzen ari gara eta hondakinen plana hortik dabil oraindik ez da iritsi baina hortik dabil

legeari emendakin bidez hainbat kontu sartzeko aukera eta asmoa badugu eta hondakin plana da nik uste dut marko egokia

sartu nahi dugu ba hondakinen plan berri hau batzordean komunikazio gisa

izango dugula ezta eta iruditzen zitzaigun hori horrela izanda gaurkoan

proposamen desberdinak egiten pixka bat random edo pixka bat aleatorioak ez zela une egokia ezta

ikusiko dugu hondakinen planaz eta ingurumen administrazioaren legeaz aparte ea beharrezkoa ote den hemen zaborraren inguruko lurralde plan sektorial bat proposatzea edo inkluso

lege berri bat proposatzea diot zaborraren eta bereziki zabor industriaren gaia mardula potoloa konplexua da eta iruditzen zaigu legez besteko batekin

bi kontu aipatu nahi nituzke gutxienez eta bat da

batik bat zabor industrialaren inguruaren eta bere egoeraren inguruan ezta pixka bat kontestua edo testuingurua ere aipatzearren uste dut

herri honetan ze zaldibarren erorerarekin batera hainbat

zer zenbat nola botatzen ari ginen zer zenbat nola kontrolatzen

eta honekin batera esan behar da baita ere harez geroztik gaur egun ba zabor industrialaren egoera orokorrean

dituela eta ez da nik esaten dudalako uste dut

nagusia edo nagusiak izan direla bata bestearen atzetik etorri diren urgentziazko dekretuak ezta arriolak bi mila hogeiko martxoan urgentziazko dekretua ba zaldibar erori eta gero zegoen egoeragatik

hamabi hilabeteetarako kontua zen hau da behin behineko erabaki bat baina tapia etorri da eta martxoak hiruan agindu hori luzatu du eta urgentziazko neurri horiek mantentzen dira zergatik gertatu da

aurrerapausoak iragarri iragarri dira baina soluzioak ez dira etorri edo oraindik ez dira etorri behintzat ezta eta nik uste dut aurreko interpelazioan tapia andreak berak argi utzi zituela

gaur egun ditugun gabezietako asko ezta ze berak hasteko esan zuen la idea

eta nik hemen bai hemen bai bai zuek gaur eta bai tapia andrea aurreko egunean joan zena baino pixka bat urrutirago joan nahi nuke

hemen bai dagoela mami politikoa duen eztabaida bat hau da nola ulertu da eta nola praktikatu da

nor egon da noren menpe industria eta ingurumenaren artean

beraz uste dut zallako adibideak bi ildo edo erakusten dizkigula azkar batean begiratuta gertatutakoa ezta bat da

bi mila hemezortzian sute bat bi mila hemeretzian hiru sute bi mila hemeretzian urrian

esaten du txosten batzuk behar direla ekintza plan bat behar dela eta ekintza plan hori ez da onartzen

tartean zaldibar afera guztia egon eta gero eta oraindik amaitu gabe dago dónde está el estudio de estabilidad dónde está el estudio

inspekzioaren kontua ekainean inspekzioa etortzen da errekerimendua

errekerimendua berriro ere urrian eta

edo espediente zigortzailea bai epea badago badago bi urte egongo dira

irekitzeko herri honetan noiz ireki zaio espediente zigortzailea verterri bi mila hemeretziko ekainean

erori zenean bi mila hogeiko otsailean espediente zigortzailea hasi gabe zegoen

uste dut buelta bat eman behar diogula santzioen kontuari eta ez daukat denborarik baina iruditzen zait gaur larrea andrea negozio eskasa egin duzula ze azkenean nire ustez zuk ekarritako proposamenean

eskerrik asko otero jauna erantzunen txandara pasatuz larrea andrea bertatik zurea da hitza

larrea andrea elkarrekin podemos

hurrengoan ez du hitzik hartu behar arrizabalaga

euzko abertzaleak bai arrizabalaga andrea zurea da hitza

nahiz eta arratsaldeko ordutan aurrera joan a ze nahaspila egin diguzun a zenbat gauza ekarri o sea paella bat izan balitz nola da tierra y mar

eta denetik botako zenion baita ere starluxa ere esan duzu

gero igual ez dela nahikoa gero igual lege bat ekarri beharko litzatekeela

badakit oraindik ez dela etorri etorriko da legebiltzarrera

irekian dezente luze hitz egiten da bere momentu honetako

zeren egia da tramitazio bat izango duela dokumentuak eta eragile asko dagoela

markatzen dituela eta helburu zintzoak eta zintzo hitza

potentea dela helburu anbiziosoak markatzen dituena nahiko lan emango diguna denoi erakunde guztiei gainontzeko guztioi benetan hori gauzatzea eta denok bat hartu beharko genuke konjuratu eta positiboan lan egin benetan helburu hauek behar bezalako epean ahal den azkarren

erdibidekoa egin duguna ona dela eta puntu baten

eta ondo iruditzen zait baina nik uste dut beste puntu batzuk ere badauzkala interesgarriak eta bozkatzeko modukoak eta beraz eskatuko nizueke

oso ondo joanda ere datozen urteetan zoritxarrez hondakin ez arriskutsu tona askorentzat lekua egin beharko dugulako eta hori dakigu guk

denok dakigu zoritxarrez hondakin asko sortzen duelako gure bizimoduak guriak denonak

eta zoritxarrez hondakinak hala nahi izate hutsarekin ez direlako desagertzen por cierto aipatu ditudan eztabaida guzti horietan asko eta asko pentsamendu magikoaren ingurukoak izan ditut ba guk ez dugu sinesten horretan
eskerrik asko arrizabalaga andrea elkarrekin podemos ezker anitza martínez zatón jauna zurea da hitza

eztabaida sortzea gure emendakinarekin gero egia da erdibidekoan ez garela sartu baina hasieran esan dudan moduan puntu batzuk

ezezkoa jasoko dute eta azalduko dut ere bai adibidez planaren inguruko bozka ezezkoa izango da baina

hemendik pasatuko delako eta hor gure ekarpenak eta gure azkeneko

emango dugulako eta zentzu horretan ba dugu gure jarrera azalduko dugulako

así lo haremos eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

beti dago zerbait esateko nahiago nuke ez balego

nik ez dut esan hondakinen planaren zirriborroa ez zaidala gustatzen edo ez dudala gustuko

irakurri dudana ia dena oso gustuko dut oso interesgarria iruditzen zait iruditzen zaidana da partekatu behar dela eta ekarpen batzuk egiteko aukerak ere eman behar direla hori esaten dut printzipioz oso gustuko dut eta badakizu zer dudan gustuko beste gauza batzuen artean

ez dela behar zabortegi berririk sin pensamiento mágico planak esaten du ez dut nik esaten oxala egiten baditugu gauzak hain ondo zabortegi berririk behar ez izateko desde luego

baina beste arlo batean hitz egiten ari naiz orain noa horretara baina ahaztu baino lehenago larrea andrea yo desde

ya que ya que eh bildutik datozen kritikak hainbesteko amorrua edo ematen dizuen nik egin dudan kritika sobre

eskerrik asko otero jauna amaitu da eztabaida eta

sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da mesedez puntuak zeintzuk izango diren nola izango da bozketa bat

bale beraz bozkatuko ditugu bat sei zazpi zortzi puntuak bozkatu ditzakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka

bi hiru lau bost puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita zazpi boto alde hogeita sei abstentzio beraz onartuta geratu dira gainerako puntuak